arratsalde on guztioi berriro ekin dioku osoko bilkurari legebiltzarreko taldeek ebazpen proposamenak aurkezteko

hitz egiteko lehenengo upyd mixtoa maneiro jauna zurea da hitza

ez barkatu maneiro barkatu lehenengo alderdi sozialista roncal anderea zurea da hitza

a este plan de salud gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian eh bildu taldearen ordezkaria den blanco andreak dauka hitza

bai eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakaria sailburua legebiltzarkide jaun andreok arratsalde on

dugun bezala osasun plan honen filosofia konpartitzen dugu zeharkako sei arteko erakunde arteko eta sektore arteko planteamendua egoki ikusten dugu horregatik eta gero azalduko dugun bezala gure ebazpen proposamenak ikuspuntutik planteatu ditugu ebazpen horiekin herritar guztien osasuna eta kalitatezko bizitza hobetzea bilatu dugu eta helburu hori lortzeko desberdintasunaren aurpegia beti presente eduki behar dugu desberdintasun sozialak

generoarenak bizilekuarenak jaiotza herrialderenak dibertsitate funtzionalaren edo lan baldintzen araberakoak eta

osasun plana tresna baliagarria izan beharko litzateke horregatik zehaztasun falta ikusterakoan funtsezkoa iruditu zaigu plan hori ebazpen zehatzekin elikatzea hogeita hamaika ebazpen proposamen hauek

osasun plana betetzeko bitartekoak beharrezkoak dira horregatik horren inguruan lau ebazpen planteatzen ditugu urteroko aurrekontuetan

osasun politikak zehazteko eta planaren betetze maila baloratzeaz gain urteroko programa operatiboak egotea eskatzen dugu

argi dugu urtez urte ekintzak eta helburuak finkatu behar direla zortzi urteko dokumentua zehazteko eta urtero konpromisoa

ekitatea unibertsaltasuna eta aukera berdintasuna bermatzea ezinbestekoa da eta hamar ebazpen proposamen bidez lortzea planteatu dugu

laurehun eta berrogeita zazpi barra bi mila hamairu dekretua

herritar guztiek tratamenduari atxikitako laguntzak jasotzeko eta bestetik osasun arreta integrala bermatzeko pertsona

nahiz administrazio egoera alde batera utzita horrez gain jaurlaritzari etxebizitza eskubide subjektibo bezala onartu eta arautzea planteatzen diogu besteak beste pertsona orok etxebizitza duina eta egokia edukitzeko eskubidearen printzipioa betetzeko nola ez

egoera ezin dugu ahaztu ezta ukatu ere horregatik jaurlaritzari eskatzen diogu pertsona horientzat arreta integrala bermatu dezala beharrezkoak diren baliabide guztiak erabiliz osasun plan bat ezin da ulertu eskubide sozialak nabarmendu gabe

gure proposamenen bidez jaurlaritzari aldarrikatzen diogu gizarteratzeko euskal plana berritzea eta garatzea uste dugulako funtsezkoa dela

desberdintasunarekin amaitzeko horrela herritar guztiei diru sarrerak bermatuko dizkien sistema indarrean ipiniko da eta haien enplegarritasuna eta gizartearen parte hartzea bultzatuko da eta zer esan gizarte zerbitzuei buruzko hamabi barra bi mila zortzi legearen inguruan

argi du lege hori behin betiko garatu behar dela modu egokian eta harmonizatuan pertsona guztiek zerbitzu berberak eskuratzeko

horrela bakarrik amaituko dugu gizarte zerbitzuen euskal sistema lantzen beste aldetik ezin dugu ahaztu jasaten ari garen lan baldintzak jaurlaritzari eskatzen diogu

bermatzeko eta prekarizazioarekin amaitzeko horregatik lan harremanetarako euskal esparrua garatu osatu behar da seguraski bazatozte gurekin pobrezia energetikoak hilkortasun mailarekin lotura zuzena duela esaterakoan hori dela eta ebazpen baten bidez

beharrezko neurriak hartzea herritar guztiei energia oinarrizko zerbitzuak bermatzeko

ikuspuntu batetik landu egin badu ezin dugu ulertu

zergatik ez dago sartuta emakunde gure ustez planaren ebaluazioan besteak beste genero ikuspegia modu eraginkor bat ezartzeko

oinarrizkoa da era berean komenigarria ikusi dugu osasunaren behatokiaren osaeran sexu genero gaietan adituen presentzia bermatzea zeharkako ikuspuntuarekin jarraituz esan behar dugu osasun plana aztertu genuenean deigarria iruditu zitzaigula

emakumearen osasun egoerari lotuta agertzen ziren

aurkeztu dugu datuen arabera haurren eta gazteen artean ezarri diren ohitura asko ez dira osasungarriak horregatik eh bilduk argi du haien artean heziketa integrala bideratu behar dugula

bagoaz kalitatezko sexua elikadura ohiturak jarduera fisikoa eta lehen sorospen formakuntza jasotzea eta hori guztia bermatzeko curriculuma berregokitu behar da

arreta goiztiarraren eredua erkidegoko lurralde guztietan garatu behar dela konbentzituta gaude horregatik hamabi hilabeteko epean eta inplikatuta dauden sail eta

araudiak eta protokoloak definitzea ezinbestekoa da osasun planean nabarmentzen den bezala euskal autonomia erkidegoan bizi itxaropena munduko altuenen artean dago bi mila hogeirako

biztanleak ehuneko hogeita sei koma bosta igoko direla

gorako biztanleen egoera ehuneko ehun eta laukoa izango da darpón sailburuak ere gaur goizean nabarmendu du

eskerrik asko egoera horri erantzuna eman beharko diogu eta zahartze osasuntsuari buruzko lehentasun arloa indartzeko

aurkeztu ditugu argi daukagu arreta sozio sanitario integrala eskaintzeko prest egon behar garela noski aldundiak ahaztu gabe eta

laguntza sozio sanitarioaren prestazio zorroa definitzea lehenbailehen arreta integrala aipatu dugu baina ezin dugu ahaztu kalitatezko arreta

honen inguruan gauza asko egin dezakegu printzipio horiek beti ez direlako betetzen eta tele laguntzako zerbitzuan adibide argi bat

igotzea errepikatuko dugu arreta integrala eta kalitatezkoa

batez ere haien etxean denean familientzat inguruko emakumeentzat izugarrizko lan karga dakar hor ere gizarte zerbitzuek eta osasun zerbitzuek aldundiekin eta udalekin batera elkarlana eta koordinazioa garatzeko neurriak bideratu behar dituzte eta amaitzeko inguru eta jarrera osasuntsuari buruzko lehentasuna indartzeko

alde batetik administrazio publikoak egiten dituen kontratazioetan osasun segurtasuna bermatzeko osasun irizpideak txertatu behar direla proposatu dugu eta bestetik azpiegitura baten proiektu erredaktatzeko orduan ingurumena ebaluatzeaz gain

proposatzen dugu eta kanpoko faktoarekin jarraituz uhin elektromagnetikoak igortzen dituzten orotariko

buruzko azterketa egitea planteatzen dugu ezin ahaztu kirol praktika edo elikadura osasuntsua horregatik elikadura osasuntsuaren estrategian diseinua

proposatu dugu eta jarrera osasuntsuak batzuetan norberaren esku daude

beste batzuetan kanpoko faktoreek baldintzatuta sentitzen gara hogeita hamaika ebazpen proposamenak hogeita hamaika arrazoi zehatzak osasun plana hobetzeko orokortasunetik

eta ebazpenak eta hasieran esan dugun bezala plan hau elikatzen
gara paper hutsean ez geratzeko konbentzituta gaudelako gauza asko daudela hobetzeko eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea
jarraian euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

legebiltzar buru andrea paper asko hartu ditut baina ez asko luzatuko naizelako zuon nondik norakoak

antolatzen baina ez da inondik inora nire asmoa denbora agortzea eta dena luzatzea alderdi sozialistatik hasiko naiz

lehenengoa txanda honetan berba egiterakoan hasteko sailburuak goizean aipatu duena eta planak berak esaten duena osasun planak beti izan du

babes soziala guztien artean egindako plana eta lan bat da euskal herritarrak oso harro dagoz oso pozik dagoz eta

eurentzat altxorra den hau mantentzeko eta

eta hori da sailburuak esan duenez jaurlaritzaren borondatea eta gure legebiltzar taldeak bide horretatik babestuko ditu zentzu horretan legebiltzar talde ezberdinei

bide honetatik izan dugun laguntzagatik

zuen proposamenak denbora gehiago izateko benetan aztertzeko eta osasun plan horrek horregaz lerrotuta joateko

batzuek atzotik hasi zinan gugaz elkarlanean

egitea guretzat mesedegarria izan delako eta espero dugu konpromisoa izango da orain egin dugun lana legebiltzar taldeen artean

bide honetatik jarraitzea nahiz eta gaur arlo batzuek

en el plan aipatu izan duzu konkretuki zuk proposatutako legez besteko proposamen batzuetan lactancia materna rena esate baterako planteatzen izan duzula eta horretan ez gara heldu adostasunera horregatik ia konkretura joango ginatekeelako eta planteamendua beste bat izan delako baina beti egongo da

zure legez besteko proposamenak

eta euretatik bat babestuko genuke zortzigarrena hain justu

ose legeak dio eta

hori egingo da eta etorriko da bertara sailburua azaltzera informea ebaluazioa eta urtez urte edukiko dugu aukera

aldaketa batzuk egon direnez aurkeztu duzue euretatik ehuneko berrogeita hamar inguru

gehiengoetan baiezkoa emango dugu eta talde bien artean bat

izan dugu eskertu gura dizuet legebiltzar talde lez gure

atzo bertan zuen proposamenak aurreratu

uste dugu benetan agertzen dela zentzu horretan borondatea osasun planari egiteko ekarpenak eta denboragaz aztertzeko hala eta guztiz ere egia izan da

arlo asko eta asko aztertzen izan dituzuelako

esparrua gizarte desberdintasunak beren beregi aipatzen dira planean osasunean eragina dutelako eta urtero zehazten joango dira benetan uste delako bat gatoz jaurlaritzak dioanarekin herritarren bizi baldintzak euren osasunean eragina dutelako

etxebizitzaren eskubide subjektiboaren

planteatu dugu ahalegindu gara zuokaz horretan testu bat bateratzen batez ere lehen esandakoagatik eskubide subjektibo hori

hori legebiltzarraren eskumena da legebiltzar honetan bere kasuan arautu beharko da eskubide hori eta gure asmoa zen horretara zuzentzea eztabaida horretan onartzen den lege horretara zuzentzea jaurlaritza bere ekimenean arreta

hainbat proposamen planteatzen izan dituzue arlo batzuetan adostu dugu epeak aldatzea

hemen planteatzen diren gauzak ez dira bakarrik osasun sailarenak ez dira bakarrik jaurlaritzarenak lurralde ezberdinetako foru aldundien

eskumen esparrua da kasu askotan eta baita udalen esparruan orduan batzuetan epeak luzatu izan ditugu eta beste batzuetan ez dugu hori adostu

ez dugu lehen zuokaz berbetan egon garenean esandako lez

ulertu baina aurrerantzean aspertzen joateko

aztertzeko esate baterako osasun irizpidea kontratazioan sartzea

ulertu zuek esan gura izan duzuena uhin elektromagnetikoen

hemen legez besteko proposamen bat onartu zen legebiltzarrean hori adostu dugu sartzea eta epe bat ipini diogu horretan jarraitzeko

prebentzioan bizi ohitura osasuntsuak suspertzea eta sustatzearen bidetik

osasuna sustatzearen bidetik joan behar dela osasun hobeagoa izan daigun gutxiago gaixotu gaitezan

guztiz bat eta euretariko batzuk badaude jada egiten esate baterako

osasun behatokian genero perspektiban adituak diren pertsonak sartzea eta badaude lehen komentatzeko aukera izan dugu horretan lanean dauden pertsona asko hain justu ere genero perspektiba eta aukera berdintasunean adituak dira

guztiz bat planteatuko da eta sartuko da eta beste horretan ikusi izan duzuenez aukera berdintasunari eta genero perspektiba guztiz

arlo guztiak hartzen ditu eta bide horretatik jorratzen eta lan egiten joango da

emango dugu besteak beste hori delako hain justu egiten da ez dira

kontutan hartzen baizik eta ingreso lez bai da egia guzti hori egiteko estatistiketan nazioarteko sistema bat erabiltzen dena cie bederatzi deitzen dena horretan haurdunaldiak kodigo zehatz bat dauka eta kodigo horretan kontrolatzen da baina osakidetzak sarrera lez hartzen ditu ez emakumeak ez gaixo lez guzti hau izango litzateke eta berriro esan jarraituko dugula berbetan urteetan zehar beste puntu batzuetan zehaztasun gehiago lortzeko alderdi popularrarekin jarraituz

ebazpen proposamen aurkeztu dituzue hogeita bederatzi onartuko ditugu

bai lepoz dago esan du es un plan que se ira

beste barik berriro esango genuke kontzentzu politikoa uste dugula legebiltzar

honen babesa izan delako batez ere entzun izan dena osasun planak jaurlaritzako sail desberdinetatik aparte erakunde

udalena guzti hau lortzeko osasun sailburuaren darpón jaunaren eta lehendakariaren konpromiso pertsonala izango duela euren bien lidergo zuzena izango duela euskal herritarren osasuna

ahalik eta gutxiago gaixotu daitezen eta ahalik

ahalik eta neurri hobeagoak hartu daitezen guzti honetan berriro eskerrak eman guztioi

eskerrik asko gorospe andrea erantzuteko txandan bost minutu daukazue taldeek norbaitek parte hartu nahi du ez ez blanco anderea

guk argi dugu gure ebazpen proposamenak baliagarriak direla osasun plan hau hobetzeko desberdintasun sozialak eta herritarrak eta gizarteak osasunean irabazteko gizarte kohesionatuta eraikitzeko hala ere legebiltzar talde batzuk gure ekimenak baztertuko dituzte haien politiken interesak pertsonen eta osasunaren

jartzen dituztelako eta beste batzuek aitzakia guztiak bilatuko dituzte konkrezioetan ez sartzeko baina kontutan hartu behar dugu

lazo eder batekin bildu ezin dugu ekidin kutxa utzik dagoela

barrio jauna zurea da hitza sí

bozketa hasiko dugu esan bozketa asko direla txartel bidez egingo ditugu

eta alderdi sozialistaren ebazpenekin hasiko gara

bozketa batgarrena ebazpena bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai hirurogeita hamabi

dago eusko abertzalearen laurekin erdibidetua ondorioz erdibikoa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

aho batez onartu da hirugarrena ebazpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

laugarrena ebazpena euzko abertzalearen seiarekin erdibidetua ondorioz erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bostgarrena bozkatuko dugu bostgarrena ebazpena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar bai hogeita lau ez hogeita bost abstentzioak hogeita bat ondorioz ez da onartu

euzko abertzalearen zazpiarekin erdibidetua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita hamaika abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratu da

zortziarekin erdibidetua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai hirurogeita hamabi

euzko abertzalearen bederatziarekin erdibidetua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita hamaika abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratu da

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita sei ez hogeita sei ondorioz onartuta geratu da

hamabigarrena ebazpena euzko abertzalearen hamararekin erdibidetua bozkatu dezakegu

bozkatu dezakegu emandako botoak hirurogeita hamabi bai hirurogeita hamaika ondorioz aho batez onartu da hamairugarrena ebazpena bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita sei ez hogeita sei

onartuta geratu da hamalaugarrena ebazpena bozkatu dezakegu

euzko abertzalearen hamaikaarekin erdibitua bozkatu dezakegu

geratu da jarraian mistoa upyd taldearen ebazpenak bozkatuko ditugu batgoa bozkatu dezakegu emandako

hirurogeita hamabi bai berrogeita sei ez hogeita sei ondorioz onartuta geratu da jarraian bigarrena ebazpena bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita sei ez hogeita sei ondorioz onartuta geratu da

bai bat ez berrogeita bat abstentzioak hogeita hamar ondorioz ez da onartu

hamar ez berrogeita bat abstentzioak hogeita bat ondorioz ez da onartu

ondorioz ez da onartu jarraian eh bildu taldearen ebazpenak bozkatuko ditugu

euzko abertzalearen lehenarekin erdibidetua dago ondorioz erdibidekoa bozkatuko dugu

abstentzioak hamar ondorioz onartuta geratu da laugarrena

abstentzioak bat ondorioz onartuta geratu da

bai hogeita bat ez hogeita hamabost abstentzioak

emandako botoak hirurogeita hamabi bai

onartuta geratu da hamalaugarrena ebazpena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi bai hogeita bat ez berrogeita bat ez da onartu hamabostgarrena

ebazpena bozkatu dezakegu emandako botoak

abstentzioak bat onartuta geratu da hogeita zortzigarrena

ez da onartu jarraian euskal talde popularraren ebazpenak bozkatuko ditugu

hamabost onartuta geratu da bostgarrena ebazpena bozkatu dezakegu

ez da onartu hamabostgarrena ebazpena bozkatu dezakegu

hogeita sei abstentzioak hogeita hamasei ez da onartu

onartuta geratu da hogeita zortzigarrena ebazpena

hamar ez hogeita sei abstentzioak hogeita hamasei ez da onartu

hirurogeita hamaika bai hogeita hamabost abstentzioak hogeita hamasei onartuta geratu da

bai berrogeita hamazazpi abstentzioak hamabost onartuta geratu da

ez da onartu berrogeita zortzigarrena ebazpena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi bai hamar ez hirurogeita bi ez da onartu

euzko abertzaleak taldearen ebazpenak hiru eta bost bakarrik bozkatuko ditugu gainerakoak erretiratuak izan direlako

emaitza ez dut esan oraindik ez dudala esan emaitza emandako botoak hirurogeita

hogeita hamabost ez hamabost abstentzioak hogeita bi onartuta geratu da gai zerrenda agortuta osoko bilkura